osoko bilkurari hasiera emango diogu eta gaur

izan dela aldez aurreko lehenengo

ebaztea otsailaren hamaseiko osoko bilkurako bozketan

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamenari dagokionez zerga erreformari buruz berdinketa izan zen euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek

berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y siete contra ondorioz ez da onartuta

argiaren azken prezioak erregulatzeari buruz berdinketa izan zen euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek batera aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa

hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz berdinketa dagoenez bertan behera geratzen da gai zerrendako lehenengo puntua mozioa

egungo marko juridiko politikoaren mugen kudeaketa soiletik harago joateko jaurlaritzak dituen asmoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

legebiltzar buru andrea sailburu jaun andreok legebiltzarkide jaun andreok egun on

gaurko honetan eta autogobernuaz hizketan hasteko utzidazue une batez donostiako

donostiako kursaalean ekitaldi akademiko bat izanik ere sekulako lezioa

sekulako lezioa batetik kataluniari elkartasuna erakutsi ziotelako eta parlamentu hau bera ere ez da izan guztion artean herriari adierazpen instituzional baten bidez elkartasuna erakusteko

eta gobernuak berak ere ez zuelako inor bidali bartzelonara

elkartasuna kataluniari beraz eta bestetik argi gelditu zelako atzoko ekitaldian herri hau bizirik dagoela eta erabaki egin nahi duela eta erabaki egingo duela inoren baimenik izan gabe ibarretxe lehendakariak zioen atzo hemen egiten ez duguna ez digula kanpoko inork egingo ez direla aitzakia bruselan parisen edo madrilen

nik zalantzan jarriko dizudan bezala gobernu honek gauzak egiteko borondatea baduela eta gauzak egiten dituela zentzu honetan pultsorik ez duen gobernu bat

iruditzen zait eduki beharko genituzkeela zentzu honetan plan jakin batzuk ere eta konstatazio bat berriz ere eta konstatazio hau azken hamabost egunetakoa da jaurlaritza osatzen duten sail askok espainiako gobernuak estatuko legeek eta espainiako auzitegi konstituzionalaren erabilpen politikoak gernikako estatutuaz egin duen politika murriztailea eta birzentralizatzailea agerian utzi dutelako espainiako gobernu ezberdinek urte luzez

baina legea bete gabe zuetako batzuentzat orain esango ditudanak oso ezagunak izango dira baino legebiltzar honetan bagaude orain jende berri asko eta badago jende gazte asko eta errepaso azkar bat eginez mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzigarrena

paktua sinatu zenera eta bertan esaten zen gernikako estatutuaren betetzea eskatzen printzipioak eta bakantasuna singuralitatea errespetatuz konfiantza demokratikoa eta elkarbizitzan

halaxe zioen hartan eta ordutik urtero ez baldin bada urte behin egin du legebiltzar honek edo eskatu dute jaurlaritza ezberdinek estatutu hori betetzearen ondoriozko hausnarketa edo txosten zenbait

urtean zubia txostena laurogeita hamairuan gernikako estatutuaren hedapenaz txostena laurogeita hamabostean zentzu berean beste txosten bat

urtean legebiltzar honetan autodeterminazio eskubidea onartu zen gehiago dirudienez adierazpen gisa determinazioz baino

denak gernikako estatutua ez betetzearen ondorioez eta harek euskal autonomia erkidegoari ekarri dizkien kalteen ondorioz hitz egiten

euskadiko erkidegoaren estatutu politiko berria izan genuen eta haren erantzuna ere ezagutzen duzue guzti guztiok tartean badira bi adierazpen oraindik azken urteetara etorri baino lehenago aipatu nahi nituzkeenak bata garai hartan partidu popularraren gobernuko administrazio publikoetako ministro zen jesús posadarena eta

horrela zioen kontua da ordutik hamabost urte pasa direla hori esan zuenetik

eta gertatu ez denak erakutsi digu

gobernu guztiak ere eta tartean beste adierazpen bat ere bai gernikako estatutu honetaz entzun genion eusko jaurlaritza honetako lehendakariorde izan zen

ez dakit bat zatozten edo ez definizio horrekin orain baina gauza gutxi aldatu da ordutik hona eta horrela jarraitu dugu gainera

txosten ezberdinak ponentzia ezberdinak eta zerrendak egiten aurreko legealdiko autogobernu ponentziak zerrendatu zituen espainiako gobernuari eskatu beharreko eskumenak eta eusko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak

gobernu akordioan ere jasotzen dituzue eskumen horiek zerrendatutako horiek eta gainera aipatzen duzue zeintzuk diren zuentzako premiazko eskumenak jarrera homogeneizatzailea eta birzentralizatzailea etengabe erakutsi dute espainiako gobernuek eta gainera tarteka zergatiak eta estrategia nire ustez eta gure ustez oso argi utziz

nahi dute era horretara lortzen dutelako bai euskal herriak edo kataluniak edo galiziak dituzten bereiztasunak besteen pare jartzea erronka gure ustez aurrez aurre daukagu eta kataluniari begiratzea baino ez daukagu

ez da ezer gauza bera izango beraz erronka hortxe dago herri honek aurrera egiteko

arlo askotan berrikuntza maila berriak ditugulako urrats handiak eman direlako behar berriak sortu direlako arazo berriak ditugulako eta arazo horiei erantzun berriak

zailtasunak dauzkagulako tribuna honetara eta legebiltzar honetan batzordeetara eramanak ditugu hau guztia egikaritzen duten datuak

agerraldi ezberdinetan ezagutu ditugula eta jaso ditugula

horien berri oso zehatza eman zigun bere agerraldian erkoreka sailburuak bere sailaren asmoen berri eman zigunean eta mahai gainean daude eta entzuten ditugu eta horregatik esan dut hasieran hasi naizenean beste konstatazio bat zela

mahai gainean dauzkagu langile publikoen deialdiak egiteko ezintasunak haiek bertan behera uzteko aginduak esku artean dauzkagu aurrekontuak ere badakigu europak ezarritako mugak zeintzuk diren eta horiek betetzen direla soberan hemen eta espainiak

zailtasunak ematen dizkigutenak aurrera egiten uzten ez dizkigutenak baina ezarri egin dizkigu menpekotasunak trabak eta zamak ikusten ditugu espainiako gobernuari gutxienez ez oztopatzeko eskatu zion lehengo

altzairuaren arazoan eta energiaren prezioari buruz ari zen herritarrei eta enpresei

bi konturen inguruan ari zen izan ere herritarren egunerokoan eragin zuzena duten gaiez hitz egiten ari gara eta uste dugu horiekin ezin dela jolastu irudiko luke gernikako estatutuaren defentsan ari naizela eta haren onurak inondik inora baztertu gabe nire fokua nire fokua dago espainiak ez duela emandako hitzik betetzen eta lehen esan dudan bezala

menpekotasuna dela zuek gobernuko kideak izan zarete estatutuaren defendatzaile sutsuak baina ikusten duzue ze emaitzekin eta beharbada da tranpaz beteta zegoelako eta tranpa horiek agian ez ditugulako behar bezala ongi kudeatu kontzertuaz eta kupoaz hitz egin genuen joan den astean urkullu lehendakariak berak kontzertuaren garrantzia hobeto ezagutzeko gizarteari tresna honen berri nola zabaldu berak zuen ardura jarri zigun mahai gainean joan den astean

babes osoa duela esan zion pinedo andreari eta espainiako konstituzioak eta gernikako estatutuak lege babes ematen diola sistemari lehendakariak zioen itundutako legeak hitzartuak dira

urtetik ez dela posible izan ez akordioa ez eta elkarrekin egotea ere orain gauzak agian mugitzen hasi baldin badira ere beraz

baina aldebikotasuna eta ituna ez dira ezberdinen artean egiten berdinen artean gertatzen direnean bakarrik dira eta hori uste dut gure arazoa dela esku artean dugun gaiaren arazoa arazo klabea nire ustez hori da izan ere estatus berri bati buruzko eztabaidan hasi behar dugu estatus berri bati buruz hitz egiten hastera goaz eskumen batzuk gehiago edo gutxiago egoera betikotuko ez duen estatus batera jo behar dugu estatus ez menpeko batera estatu soberano batera eta soberania

ez da konpartitzen konpartitzen baldin bada izanik konpartitzea erabakitzea baldin bada eta guk gaur gaurkoz ez daukagu

ongi pentsatutako estrategia baten ondorioa dela hau guztia eta katramilatuta eduki nahi gaituztela dauzkagun edo ez dauzkagun transferentzia batzuekin bueltaka

uste dut urratsak eman behar ditugula jauzia eman behar dugula herri honek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duelako eta herriak demokratikoki erabakitzen duena edozein ordenamenduren eta edozein

gobernu honek aukera paregabea dauka autogobernuaren defendatzaile gisa bete gabeko transferentziak identifikatuta dauzkanez gainera

zehaztuta daukanez gainera hau guztia indarrean jartzeko plan bat egiteko beraz behar ditugu epeak eta baldintzak hori martxan jartzeko ez hori bakarrik gure ustez herri honek aurrera egingo badu horrez gain gobernu honek identifikatuta eta zehaztuta behar ditu epe laburrean zein eskumen behar ditugun araba bizkaia eta gipuzkoan hogeita bat mendeko

hogeita bat mendeko lehen tarteko gizarteari zeintzuk dira zentzu honetan eta hau da galdera jaurlaritzak dituen egitasmo zehatzak nola gauzatuko ditu tartean gizarte honek dituen beharrei erantzuteko beste alor batzuetan egin duen bezala zer urrats emango ditu eta zein abiadura da onartuko duena zero abiadura orain arte bezala zeren orain arte urte askotan zero abiaduran ibili gara abiadura dira jaurlaritza honek onartuko dituenak herri honek premiak orain ditu eta gainditu egin behar dugu hainbeste uste iraun duen egoera hau premia berriak aspaldi dauzkagulako

dagoeneko horretan baina pentsatzen dugu badirela aurretik martxan jarri daitezkeen hainbat lan horregatik eskatzen dugu legebiltzarrak salatu dezala espainiako estatuko legeek eta espainiako auzitegi konstituzionalak gernikako estatutuaz

baina enegarrenez konstatazio horiek egin eta gero uste dut badela garaia ere

eta gure planak epe batzuekin egiten hastekoa

eta horregatik dago mahai gainean mozio hau nahiago nukeen mozio honen beharrik ez izatea egia esan interpelatua izan zenean gobernuak

herritarren mesedeetan dela eta behar beharrezkoak diren tresnak eskuratzeko zer nolako planak egin behar diren azkar jakin behar dugula noizko egongo diren plan horiek guk herritarrei lan hau egingo genuela esan genien eta lan hau egingo dugu gu haiekin izango gara leialak eskerrik asko

ya habíamos llegado en enero eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

egun on guztioi mozioa eh bilduk aurkeztutako mozioa interpelazioaren

debatea galdera eta erantzunak ezagutzen ditugu momentu hartan zure ahotik lehendakariari eta lehendakariaren erantzuna da nik uste det hemen zioan zuek

sailburuak agerraldiak burutu dituzten saio horietan zuek antzeman dezute ez jartzen da izenburu bezela egungo

ze muga dituen eta muga horien kudeaketa soilik jaurlaritzak ze asmo dituen

ondorioztatzen duzue ez duzuela antzeman ez asmorik ez borondaterik harago edo haratago joateko alde batetik eta esaten duzue jaurlaritzak ez dauka planik ez estatutua betearazteko are gutxiago estatutuak aitortzen dizkigun eskumenak identifikatu eta eskuratzeko bueno badago hiru puntuko lehenengoa salaketa hau da espainiako gobernuak egiten duen etengabeko irakurketa estu eta zikoitza eta zentralizadorea bueno salaketa horrekin bat gatoz eta gainera erabiltzen dira hain zuzen ere

jaunak erabilitako hitz berdinak baino sailburu baten hitzak ekartzea berretsi ditzagun ez dakit politika

bide horretan deklarazioak hitzak hortxe daude baino egiten dira

jaurlaritzari esaten zaio plan eta egutegi zehatza estatutuaren garapenaren inguruan gaur egun oraindik betetzeke dagoen estatutu horren inguruan eta bigarrengo eskaera herritarren beharrak modu egokian

asebetetzeko izango diren eskumen horien ere errolda nolabait esatearren eta aurrekoek ere esan dute baina

guzti hori autogobernu ponentzia delako horretan eztabaidatu behar degu aurreiritziak

garapena halako politikak eskaintzen duen baten eskutik urte askotan ibili dela

egia izanda nik uste det merkadeo hori hitz hori igual alde batera utzi beharko genuke

berez lege organiko bat dena mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretziko urriaren hogeita bostean

berak bere ataletan gordetzen du eta esaten du nola eta ze garaitan transferitu beharko liratekeen

orduko prebisioa zen urtebetean

hortxe daude komunikabideek atal guztiak transferituak izango zirela urtebetera gertatu zena

eta estatu kolpearen helburuetako bat estatutua zen

nik uste dut garbi dagoela estatutua negoziatu zutenek ez dakit baina haiengan eragina zuen edo zuten bakarren batzuk

joan zirela gehiegikeria bat egin zutela

eta etengabe etengabe aukera egon den bakoitzean gure alderdiak

honen gehiengoa izan duten gaietan gure alderdiak erabili izan du hori eskuz aldatzeko eta eskuduntza horiek transferituak izateko diferentea da eta hori ez da merkadeoa zergatik

eskubide osoa dauka jaurlaritza kontrolatzeko eta baita ere gai guzti horien jarraipena egiteko eta ikusi atalez atal estatutuak garapena izan duen bakoitzean izan dela horrexegatik eta gogora ekarriko dizut beste

oso gogor jarri zen momentu batean kontzertu ekonomikoa transferitu eta errekonozitzeko garaian

garai hartan estatutuaren alde geundenak kalera irten ginen

euskal instituzioek persona non grata deklaratuko zutela

gobernuburu zenean esan zitzaion momentu jakin batean euskal instituzioek hala definitu zutelako

abenduaren hogeita hamaikaa baino lehenago alderdi sozialistako sailburuak bere gobernutik kanpo geldituko zirela eta transferituak izan ziren

etengabe etengabe borrokan euskal instituzioak berez loteslea den lege bat betearazteko hori izan da

eta horren inguruan egon da lehenengo txostena hau da aurreko legealdian autogobernuaren inguruko

hau da zeintzuk dira estatutua ez betetzearen ondorioak ondorio ekonomikoak sozialak eta politikoak

harritzen nau berriro ere lan berdina eskatzea jaurlaritzari bai esaten zaiolako egin ezazu eta gero ekarri iezadazu plan bat ea nola beteko duzun hori

sarritan entzuten ditugu eta badirudi bakarren batzuk politika egiteko ohituta daudela beste batzuek konkretatu dezatela eta gero nik nire iritzia emango dut

autogobernu ponentzia bat antolatzen dugu txostena hortxe dago jaurlaritzak pnvk eta alderdi sozialistak gobernu programan jartzen ditugu erroldatuta

eta lehentasunak ere aipatzen ditugu gizarte segurantzaren erregimena eta espetxeak esaten dugu lehentasunetan lehentasunak horiek dira

horregatik esaten denean eta etorkizunari begira euskal herritarrak asebeteko dituen

ikusten ditugun bakoitzak horretarako ponentzia daukagu nik dakidala

txostenak eskatzeko garaian eh bilduk eskatu zituen hiru txosten badakizu ze txosten eskatu zituen bat euskararen estatusari buruzko txostena

eta hiru eusko jaurlaritzak gainerako euskal herriko erakundeekin dituen harremanei buruzko txostena

guk eskatu genituen estatutua ez betetzearen ondorio kaltegarriei buruzko txostena eta

jaurlaritzak helarazi zion legebiltzar honi bigarrengoa euskal autonomia erkidegoaren eta espainiako estatutuaren arteko harremanei buruzko txostena egin zuen jaurlaritzak beste batzuk alderdi popularrak eta bai

independentziaren inguruko txostenak hau da balizko euskadi euskal herri independente batek ze

ondorio izango lituzkeen eta bi edo hiru txosten espainiako gobernuari eskatu zizkien

egin dezatela estudioa euskadi independente batek ze etorkizun edukiko zuen egin dezatela handik hilabete batzuetara etorri zen orduko espainiako

esanez ez dituztela txosten horiek egingo ez zelako

parlamentu honek pentsatzea euskal herri edo euskadi burujabe bat izan daitekeenik ere orduan txostenak txosten hortxe daude denak horregatik

egin duguna da tarteko bat esanez inork pentsatzen du oraindik

eta konkretuki zein txosten edo zein informazio gehigarri jaso behar duen autogobernu batzorde horrek

gero lana ponentziarena da ez gaitezen beti egon begira zergatik bustitzeko garai iritsi da eta bustitzeko garaia irizten denean

eta eh bilduk aurkeztu zuen bat euskal autonomia erkidegoaren estatus politiko berrirako hurbilpena

hamabost folio dauzka hamabost folio dauzka

euskal estatua ardatz hartuta euskal estatua sortzeko bidea atal horri eskaintzen zaizkio
hamasei lerro amaitzen joan hamasei lerro eh bilduk esaten du

eta kito eta kito ez du esaten ez nola

bitartekoekin asmoa azaltzen du ez ote ari zaigu gertatzen beste hori hau da konkretatu zuk

beraz lanerako ordua iritzi da eta horregatik pentsatzen dugu ponentziaren egitekoa ere martxan jarri behar dugula eskerrik asko egibar jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi señor lehendakari señores consejeros buenos días

eskerrik asko berriro ere legebiltzar buru andrea egun on berriro ere guztioi parlamentu honen papera

bakarrik hori oso inportantea da gure ustez eta autogobernu ponentzia ardatz horretan kokatuko genuke parlamentu honen paper legegilean baina parlamentuak badu beste paper bat ere eta gure ustez hori ere oso inportantea da

eta ekimen politikoa bultzatzea izan da hain zuzen ere gure mozioaren zioa ez zaigu iruditzen ponentzian lanean hasi behar dugunean estatus berri baten inguruan eztabaidatzen ponentziara bidali genetzakenik

eskumen edo pastor jaunak esaten zuen bezala hainbat materia eta gainera zuek lehenetsi dituzuen batzuk badaudela jakinda iruditzen zaigu legebiltzar honek ere jakin behar duela zentzu honetan

eta legebiltzar honek jakin behar dituen bezala herritarrek ere jakin behar dutela gardentasunaren izenean zeren ez dakit nork esaten zuen

vatikanoa zen edo kremlina gai bat benetan interesatzen ez zitzaienean ponentzia bat egiten zuela

utzi zitezkeela gauzak usteltzen eta ez da hori badakit ez zuen asmoa eta ez gure asmoa ere baina iruditzen zaigu badaudela zaku horretara etengabe zertan bota behar ez ditugun kontuak aurretik ere lanak egin ditzakegulako eta zentzu honetan iruditzen zaigu adibidez joan den astean san josé andreak

eman zizkigula pista batzuk berak esan zuen segurtasun sozialaren erregimen ekonomikoaren transferentzia eskuratzea legealdi honen barruan ikusten zuela beraz pista bat eman zigun legealdi honen barruan

horrek esan nahi du badaukala planen bat badaukala zerbait buruan esan zigun bezala

pentsio sistema publiko propio baten inguruko debatea beraz ikusten dugu

ez dakigunak nola egikarituko diren baina badaudela horrek pista bat ematen digu beraz pentsatzen dugu beste arloetan ere egon daitezkeela pista horiek eta pista horiek

epe batzuk aurreratzen baldin baditugu eta gobernu honek zer asmo dituen zentzu horretan esaten baldin badigu aurrera lan bat egingo dugula bestela ponentzian berriz ere

argitu ditudala ezagutzen ditut txosten horiek guztiak baina txosten horien

urte hauetan guztietan hitzak ezagutzen ditugu uste dut ekintzetara pasatzeko garaia badaukagula egingo dugula lan ponentzia horretan buru belarri zuk badakizu horrela izango dela

gauza batzuk aurrez egin daitezkeenak iruditzen zaigulako gainera bestela zergatik dauden gobernu akordio horretan gobernu akordio horretan egongo dira egikaritzeko zeren eta beste gauza batzuk gobernu hau hasi da egikaritzen plan estrategikoak aurrekontuak egikaritzen eta parlamentu honetara ekartzen

asmoa eta gure ustea martínez jauna alforja irakurri dut

kontu batzuk ere esaten zaizkiola euskeraz begira bidaia honetarako guk behar diren alforja guztiak izan ere uste dut zuk pixka bat gogaituta edo aspertuta zaudela gai hauekin eta zuk lehenesten dituzun

baina gai sozialak eta gai sozialen eztabaida erabat batuta dago hemen hizketan ari garen kontu honekin erabat batuta dago

zentzu horretan ez baldin badauzkagu instrumentuak gai sozial horiek aurrera ateratzeko ez da

egin ahal izatea guk lan egin nahi dugu herri bezala gure seme alabei etorkizun bat emateko eta etorkizun hori gure esku dagoela iruditzen zaigu eta guk landu beharko dugun etorkizuna dela iruditzen zaigu

iriarte anderea elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

nik eskertzen dizut historia klasea baina

guk ez ditugu ukatzen estatutuak jasan dituen urraketak ez ditugu ukatzen

legeak estatutua lasaitzeko edo atzera botatzeko

egon dela borroka bat esku batzuk hartzeko baina gure ustez ere testuinguru hori aprobetxatu

eta eskumenak lortzeko bide batez hor horrelako aldaketa politika bat eginez

eta horrela zer gertatu da mekanismo bat jarri dela edo normalizatu egin dela

aurrera eramateko mekanismo bezala hori

eta ez normala izango zena dela jartzea

gureak direnak eta guk eskubidea ditugunak izateko poliki poliki

baina ez berriro betiere egin da aldaketa politikoak horren inguruan baina egia da ere gu ez gatozela hona orain atzean gertatutakoaren errepaso bat egitera eta horregatik

eskaera bat egin dugu gobernu zentralari esateko publikoki

emateko ados dagoela eta eusko jaurlaritzari lanean jartzeko

gehiago sartuko horretan eta iriarte andrea onartuko dizut egia ere eztabaida batzuetaz

baina ez interesgarria ez denik gaia eta ez dudalako uste

baizik eta gai batzuetan baditugulako akordiak

laurogeita hamalauean eskuduntzen inguruko akordioa dago

eta orain urtarrilean baita ere heldu ginen akordio batera ponentzia bat sortzeko eta nik ulertzen dut izatea beldurra gertatzea pasaden legealdian gertatutakoa bakarrik txosten bat ateratzea eta ezer gehiago aurrera ematea

esan dezagun ze mekanismoak nahi ditugun hor ponentzian izan ze nolako akordioak izan nahi ditugun eta ze emaitzak nahi ditugun ze epeetan horretarako ere

ponentzia horretatik estatutu berri bat atera behar dela legealdi honetan estatus berri bat geure eskubide sozialak

herria garatzeko balio duena eta guretzat hori oso garrantzitsua da beraz joan gaitezen ponentzia horretara denon artean adostu dugun espazio horretara eta hor

horrelako gauzak ateratzeko eta eramateko eta baita ere gobernuaren kontrolaren ariketan jarraitu dezagun esaten ea

hezkuntza hauek ekartzeko guretzat horiek dira guk gaur aurkeztu ditugun bi mekanismoak ponentzian lan egiten jarraitzea eta

neure diskurtsoan eusko jaurlaritzari eskuduntzen garapenean lanean jarraitzea ez daukak gehiagorik esateko baina gaur

hogeita hiru da ba nire galdera da ea non dagoen egutegia lege egutegia

lehenengo udalbatzan hogeita hirurako egongo zela

martínez jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

estatus politiko berriaren debateak suposatu zuen

batzorde hartan eta oraingo honetan ere hain zuzen ere egun indarrean daukagun sistema aldatzeko borondatea gainera oso zentzu garbia eta sinplea dauka errespeta gaitzaten

eta ez dute errespetatzeko asmorik eta bakarren batek esan dezake ba orain artekoa errespetatu ez bal din badute zerk

legebiltzar honetatik atera daitekeen hori errespetatuko dutenik beno ba kontestua diferentea da aktore politikoak diferenteak dira

bere onurak izan ditu eta bide bat egiteko balio izan du baina garbi dago estatuak erabaki duela ez betetzea ez betetzea zergatik gaur

gestio hori gure esku hori egongo balitz besteak beste gaur egun indarrean daukagun presupuestoa aurkeztu

bikoiztu eta beste eskumen gehiago ere baina estatus politiko berri baten bila goaz

kontua lekukotasuna baizik esan nahi dizut estatutua onartu zenetik eta jaurlaritza garaikoetxea lehendakari zen

urtean osatu zenean estatutuaren defentsa hartan ere beste

ramon begoña izenekoa langile bat eta garai hartako parlamentuan nervaceroko langileek hartu zuten eta ondorengo manifestazio batetan ostikada bat eman eta hil egin zen

eta estatutua eta garaia aldatu da aurrera egin dugu baina estatus politiko berri horren bila baldin bagoaz asmoaz aparte asmoaz aparte konkrezioak behar dira eta euzko alderdi jeltzaleak

sortzen duen bertigoa folio zuriak politikan bertigoa sortzen du eta nik uste dut batzuei besteei baino gehiago

konkretuki bakoitzak zer nahi duen eta hortik abiatuta ikusi hitzartzeko posibilitaterik badagoen zergatik

bere ibilbiderako eta hasierako kontzeptua erabili zuena garbi dago esaten dutenean

bekoak goikoa ezkondu leidi esaten duenean eta txikiak

esaten du asmoz eta jakitez eta asmoz eta jakitez hemen asmoa nonbait garbia da esaten dugu

idatziz ulertzeko moduan eta gizarteak ere jakin dezala zer dagoen bakoitzaren aldetik benetakoa al da

bestela ariketa publiko politiko bat izan daiteke gizartearen beharra daukazu estatus politiko berri horren

nola herrigintzaren eskutik eta nik uste dut aparteko aukera daukagula lehenengo aldiz azkeneko hamarkadetan lehenengo aldiz azkeneko hamarkadetan bide politiko eta demokratikoetatik soilik idea politikoak eta proiektuak defendituz guztion artean hitzarmen bat lortzeko aukera daukagu

abantaila da aurreko garaiekin konparatuz baita ere estatutuaren defentsan zergatik estatutuaren defentsan gelditu ginen momentu askotan bakarrik bakarrik eta aitortu beharra daukagu estatutuaren defentsan garai batean azaltzen genuen

ez daukagu herri bezala nik ere esaten dut askotan erabakitzeko eskubidea eta independentziaren alde gaude eta ez dugu defenditzen hustutzen ari diren estatutua zerbait ez dago ondo

baina guzti horretaz ere hitz egin beharra daukagu momentu bat amaitzera noa esan nahi nuke alderdi popularrari amaitzeko zergatik hitz egiten duen halako zera batekin grazia batekin esanez

europan estatuak eskumenak askatzen ari dira goian legoke gobernurik egokiena

pentsatzen duenak gora goiko bidera eskumenak askatzen ari baldin badira zenbaitik hainbesteko grina behetik askatzeko

frontera berak eskumen guzti horiek gora joango badira subjektu politiko berriak ere sortzen direnak kasuan katalunian eta euskadin

bere eskumen horiek partekatuak izan behar duten eskumen horiek askatuko dituzte

subjektu politiko berriak onartzean eta horretarako errespetu gehiago errespetua nazioen artean herrien artean elkarbizitza ezin da inposatu ezin da inposatu elkarbizitza aitortu errespetutik abiatuta hitzartu egin behar da

litzateke eta gu ez gaude bide horri onurik edo
babesik emateko ez gaude prest eskerrik asko egibar jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenik

andrearen jatorrizko mozioaren testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena pobrezia desagerrarazteko estrategia bat abian jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

aspalditik aritzen garelako jaun andreok gazteak gara etxe honetan kalean berriz ez ezta ere mugimendu sozial eta politikoetan

aurreratu bat garen heinean inor kanpoan ez geratzea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

dugula eta gainera nik azpimarratuko nuke pausu hau guztien artean ematen dugula gaur

horretan uste dut hori azpimarratzekoa dela eta espero dugu gobernu honek akordio hau betetzea eta

epe zehatzak betetzea bereziki pobreziari aurre

zehatza daukagu gure autonomia erkidegoan eta eusko jaurlaritzak

plan berezi bat eta da inklusio plana aktiboa hirugarren plana

epea egia da bukatu dela baina luzatu egin dela

plan berria ez duelako bidali legebiltzar honetara

zehazki markatzen duen inklusio plan aktiboaren estrategia edo helburu hau gobernu

aurreko gobernuarekin ez dela bete eta ildo horretatik esan behar dugu porrot egin duela ematen eta eskaini egin diren politiken emaitzak

ez direlako politika horien bidez ez direlako lortu espero genituen

ipintzen dizkiogu gobernuari eta espero dugu kasu honetan helburu hauek eta jarritako

ematen dugula gaur akordio honekin aho batez sinatutako akordio honekin baina ez da pausu bakarra guanche andrea pausu berri bat da baina

gobernu honek ezarritako helburu guzti horiek betetzea eta eztabaida hauekin

pobrezia ehuneko hogeian jaistea hain garrantzitsua den

halakotan gaur garrido andreak ez du aipatu baina gure gaiak tokatzen direnean hala izaten da beno eta pobreziaren inguruko estrategiaz hitz egitea tokatzen zaigu gaur edo behintzat hori egiteko

inklusioaz eta berrikuntza sozialaz hitz egitetik eta mundu honetan aritzen diren aditu eta arituekin hausnarketa konpartitzeko aukera izan dut eta orokorrean zenbait elementuren inguruan adostasun handiak daudela

batetik sozialki benetan konplikatua den momentu baten aurrean gaudela krisitik ateratzen ari garela ematen duen honetan han eta hemen hainbat eta hainbat pertsonen egoerak ez duela hobera egiten eta hemen pobrezia eta desberdintasun sozialek gora egiten dutela eta arrakala sozial hori zabaltzen ari dela eta han eta hemen diot

hala da bestetik betiko errezetak ez dutela balio datorkigunari edo dagoeneko gainean dugunari erantzuteko eta horretan seguru nago hemen zaudeten guztiak

ados zaudetela eta artolazabal sailburuari ere hala entzun nion langabeziak eta pobreziak

pobreziaren pobretzearen fenomenoa gainean dugu desberdintasun sozialek gora egiten dute

datu bat mahai gainean jartzeagatik gaindegiak emandako

ehuneko hamar pobreenen errenta ehuneko hamairu koma lau jaitsi da pobrezia aktiboa ere nabarmena da behin eta berriro errepikatu dut hemen langile

gurera eta gaindegiak emandako datuekin jarraituz jakin dugu erkidego honetan erretiratuen ehuneko hogeita bederatzi koma sei pobreak direla

san josé sailburuak datu hau eta haietako hiru koma zazpi gainera muturreko pobrezia jasaten dutela eta lehengo astean ere beste datu inportante bat

eta esaten zuen erkidego honetan bizi diren haurren ehuneko bederatzia pobrezia egoeran bizi dela

horietatik ehuneko hogei inguru adin nagusi direnean pobre bilakatuko direla eta horrek etorkizun beltza erakusten digu pobreziaren erreprodukzioa ere

eta behintzat araba bizkaia eta gipuzkoako hiritarren ehuneko hamazazpia muga mugan bizi dela

eta desberdintasun sozialek gora egiten dutela ere bai badirudi

igo dela desberdintasun eta bazterketa egoera horiek gora egin dutela aurretik bi mila zortzi arte izan genuen beherakako tendentzi hori irauliz eta datuak aipatzen ari garen honetan aprobetxatu nahiko nuke galdetzeko

datu guzti hauek eragileetatik etortzen direnak kenduta

eta inklusio plan sendo bat aurrera eramatea asmo duen jaurlaritza batek

eguneratuta daudenak hortaz hori interpelazio moduan sailburuari eta entzungo dut eta dut eta normala da gainera esatea erkidegoaren

gai hauetan eta egia da eta askotan aipatu dut nik

eta horrek pobrezia tasetan eta pobrezia egoera horien intentsitatean eta desberdintasun sozialen gutxiezian ukaezina da

izan duen eragin positiboa eta hori ere aipatu nahiko nuke baina estatuarekin egiten ditugun konparazio horietatik airoso ateratzen bagara ere datuak datuak dira eta gainera kezkagarriak

dugun egoera horrekin egoera berriak fenomeno berriak eta zailtasun handiak dituzten pertsonak gizarte baten erantzukizun eta konpromisoa eta jaurlaritza batena zeren jaurlaritza honek eta urkullu jaunak esana da pobrezia tasa ehuneko hogeian jaisteko asmo hori duela eta

herri honek duen erronka handienetako batean jartzen gaituela errepikatu dizuet baita ere beste zenbaitetan

egoerei aurre egiteko egungo estrategia eta oro har gizarte babes sistemaren inguruko gogoeta sakon eta konpartitu bat

desberdintasun sozialen auzia gizarte honen

ari gara bide horretan ez gaur pobreziaren kontra egiteko estrategia iristeko bidea adosten ari gara adostasun zabalez gainera

eztabaidak ere adostu ditugu eta badatoz honen inguruko beste

eztabaida zabalak eta eragileekin konpartitutakoak gainera baina pobrezia eta gizarte bazterketa egoeren konplexutasunak eta inklusioa bultzatzeko martxan jarri diren neurri eta modeloak inork desio ez duen eszenatoki batean kokatu gaituzte planteamendu eta posizionamendu desberdinak lehentasun desberdinak eta adostutakoak ez diren jomugak sumatzen diren eszenatoki honetan

baina oso bestelako jardunak eszenatoki honetan ez dago pobrezia eta bazterketa gainditzeko estrategia oso bat burutzeko irizpide argirik

jardun erdi hutsak eta asistentzialtasunetik gehiegi dutenak egoera honen aurrean eta egun pobreziaren kontra dugun edo ez dugun

eskasa ikusita estrategia aldatzearen beharra argia da eta egunero mahai gaineratzen digute gainera lan honetan aritzen diren eragileek

egindako monografikoan ere agerian geratu zen estrategia hori aldatu beharra zegoela

erdibideko ebaluazio txostenean ere adostasunetik plano komun bat sortu beharrean gaude

begirada desberdinetatik sortutako marko bat sortu behar dugu gure konpromisoetatik begirada berri bat eskainiko diguna eta gauza guztien gainetik pertsonak

bide bat marraztu behar dugu elkarrekin pobreziaren kontrako jardunean eginkorra dena bidean gelditu eta babes sistema osoan konpontzeko ditugun pitzadura guztiak konpontzeko aukera emango diguna eta ikuspegi honetatik onartu behar dut oso kontentu nagoela gaur sinatuko dugun akordio kontentu gure taldearen ikuspegitik hain garrantzitsua den gai honen inguruan adostasun zabal batera iristeko gai izan garelako eta kontziente naiz gainera talde guztiek egin dugula ahalegin berezia adostasun horretara iristeko baina ohartxo bat ohartxo bat jarri nahiko nuke mahai gainean ez gure taldeak ez du onartuko plan hau

ez dugu onartuko akordio hau argazkian ondo ateratzeko

eta egokia dela iruditzen zaigu baina gertutik jarraitu beharrekoa lehen aipatu bezala pobreziaren inguruko monografiko horren harira hainbat ekimen aurrera eramatea adostu zuen legebiltzar honek

horietako asko gehiegi egin gabe geratu dira tartean hemen aipatu den bezala plan hori

akordio hori eta bi mila hamalautik geroztik pobreziaren kontrako jarduera impasse batean egon da eta uste dugu hain garrantzitsua den gai batean hori

ez dela onargarria horregatik eskuzabal agertzen gara gaur behin eta berriro esan dugu gainera eta sailburuari ere agertu diogu

baina oso bigilante eta zorrotz arituko gara baita ere akordio honen

ponpoxo horietan nahiago izaten dut ekimen tinko xume eta txikiagoak adostasunetik lortutakoak eraginkorragoak direnak eta bizi baldintzak duintzen dituztenak ez eta egia da jardun horretan gaur goizean aukera izan dudala aurrekontuen proiektuari gain begirada bat botatzeko goizegi etortzearen

zenbait murrizketa mantentzen direla poztu nau baita ere era berean ikustea

diru zorro bat gordea dagoela baina beldurrak beldur akordioa ona dela iritzi dugu gaur iruditzen zaigu bide honetan jarri garela pausoak eman baino bide bat markatu dugula eta hori positiboa dela

betetzeko direla ohartarazi nahi nion bai gobernua sostengatzen duten taldeei eta baita sailburuari ere mila esker eskerrik asko kortajarena

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egia esan kortajarena andrea harritu egin nauela zelan hasi dozun zure interbentzioa esanez lehendakaria ez zegoela eta

interesik ez zuen gai honekin zu zeu hitz egiten egon zarenean zure bankadan askoz hutsune gehiago egon dira askoz

beteta baino eta horrek nik uste ez duela esan nahi zure taldekideek ez dutela gai honekin ardurarik edo ez zaiela bat ere inporta

askotan hitz egin dugu legebiltzarrean pobreziaren inguruan bai orokorrean

pobrezia energetikoa haurren pobrezia emakumeena lan pobrezia argi dago jasan izan dugun krisiak egoera larrian dituela gutariko pertsona asko inoiz egoera horretan egon ez direnak eta ez zutenak pentsatzen

aurrean egongo zirenik euzko abertzaleak taldeak pobrezia gizartearen arazoa dela uste du ez bakarrik

datu honek islatzen dute gauzak ondo egin izan ditugula gure herrian denon artean abian ipinitako politikek euren ondorio positiboak eduki dituztela

agerian utzi dituela sistemaren ahultasun eta gabezia batzuk gizarte babes sistematik kanpo gelditu diren pertsonak ugaritu egin dira horregatik jaurlaritzari eskatu genion gizarte babes sistemaren inguruko txostena ekar dezala

behar diren hobekuntzak adosteko horrez gain pobrezian edo pobrezia arriskuan daudenei erantzun egokia eman behar diegu gizarte osoaren ardura da inor ez daitela gizartetik kanpo gelditu horregatik

ekartzea eskatzen diogu plan horretan gure gizartean txarren pasatzen ari diren pertsonentzat neurri zehatzak batu beharko dira

irten ahal izateko akordio zabalera heldu gara guztion ardura baita gure gizartean pobrezian dauden pertsonei egoera horretatik irtetzeko neurriak adostea eta martxan jartzea gizarteratze planean batzea eskatu diogu jaurlaritzari planak aurrekoaren ebaluaketak kontutan izango ditu normala denez eta legez horrela eskatzen delako gainera

hartu eta martxan ipini ditu gizartetik kanpo edo gizartetik kanpo gelditzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko oraindik badaukagu lana lan galanta

urteko pleno monografikoan esan bezala denon ekarpenak behar beharrezkoak dira elkarlana ezinbestekoa da horrela batzen da erdibidekoaren laugarrena puntuan eragile eta erakunde ezberdinen

benetan pozten gara lortutako adostasun zabalagatik pobreziarekin amaitzeko beharrezkoa da guztion elkarlana orain eta etorkizunean

egun batean konpontzekoa baina goazen batera bidea egiten aurrerapausoak ematen amaitzeko orain hogeita zortzi urte diru sarrerak bermatzeko laguntzen aurrekaria onartu zenean jose ignacio arrieta jaunak esandako hitzekin bukatu nahi dut lehen txanda hau

arregi andrea erantzunen txandara pasatuko gara txanda honetan bai

eskerrik asko besterik gabe eskerrik asko guanche andrea garrido andrea talde popularraren ordezkariak dauka hitza

heldu garen akordioan nik uste dut pausu garrantzitsu bat dela eta espero dugu kasu honetan

betetzea sinatutakoa eta ipintzen ditugun betebeharrak alderdi popularrak gai hauek garrantzitsuak direla ikusita orain arte ekarri dituen

buruz izan dira eta horrexegatik orain dela gutxi ganbara honetan aprobatu zen legez besteko proposamen bat zehatz mehatz plan berezi bat egiteko

garrido andrea kortajarena andrea zurea da hitza

baina gobernu honen liderra urkullu da eta berak hartu zuen hemen ehuneko hogeieko

hori gutxitzeko konpromezua eta noski ulertzen dut ekipo baten lana dela

garrantzitsuak direla besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea sánchez andrea

urkullu lehendakariaren inguruan esaten zenuena berak hartu zuen konpromisoa eta bera dela gobernuburu

gobernu honen buru eta berak hartutako konpromisoa pobrezia ehuneko hogeitik jaisteko

horrela egingo duela eta horretarako denon laguntzagaz horretara helduko garela eta amaitzeko me quedo con lo positivo del acuerdo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

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena arnaldo

hedabide bati egindako adierazpenei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea
zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eguerdi on denoi pastor jauna benetan oso emotiboa izan dela esan duzuna eta batez ere gaurko egun honetan errespetu osoz entzun dizut eta errespetu osoz ere ulertzen dut kontatzen duzun eta trasladatzen duzun min hori

beste momentuetan sentitu dugulako baita ere esan behar dizut errespetu osoz parte hartu genuela atzo oroimen ekitaldietan

topo egin ahal izatea gaurko ekimen hau aurkeztu

eta esan behar dut ere harrituta geratu naizela lau hilabete ostean

eta gaur ekimen hau ekartzea eta

ekimen hau aztertzea baino ekimen honen edukia edo muina aztertzea baino norbaitek zerbait esan zuen edo ez

aztertzea baino gustatuko litzaidake aztertzea ekimen honen zergatia edo ekimen honen logika politikoa eta horretan jarriko dut

hau zergatik ekimen hau ekarri zer ariketa egin nahi den

bere helburua zein da bilatzen den emaitza zein da bilatzen de ondorioa eta azken finean zein den

gai bat agertzea argi egonik ez dela inoren babesa jasotzea ez delako hala gertatuko

izan ere pentsatzen dut gaurko ekimena ez dela bat ere eraikitzailea ekimen honekin

zer eraikitzea ez dugu uste ekimen arrazoizkoa edo emankorra denik eta pentsatzen dugu helburu bakarra dela eztabaida zail hau

mahai gainean ipini nahi zuena beste biktimak badaudela

errekonozitu gabeak erreparatu gabeak beste zerrenda bat dago ezagutzen ez den zerrenda eta osatu behar duguna

honetaz patxadaz hitz egitea eta beste zerrenda horretan sakontzea baina gaur etorri gara determinazio batekin dela lokatzean ez sartzea eta hala egingo dugu gaur bozkatuko dugu adierazpen askatasunaren alde pentsatzea libre izan behar delako

hori adieraztea libre izan behar duelako eta gaur bozkatuko dugu

oso bat egiaren aldeko jarrera

ekitea eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on guztioi labur arituko naiz ez baitut nahi askoan

errepikatu ez dudalako uste inongo mesederik egiten digutenik herritarren nahiaren ordezkaritza organoa da eusko legebiltzarra legegintza hala baliatzea aurrekontuak onestea eta jaurlaritzaren ekintza bultzatu eta kontrolatzea dira

beraz ez dagokio legebiltzarrari inoren

adierazpenok guztiz kritikagarriak badira ere eta argi esango dut

hala dira horregatik ezezko botoa emango diogu alderdi popularrak aurkeztutako legez besteko proposamenari

bat egiten dugu euskal herrian bilduren zuzenketaren lehenengo puntuak

adierazpen askatasuna oinarrizko eskubidea da egoera guztian zaindu eta babestu beharrekoa horregatik ez dugu alderdi popularraren proposamenaren alde bozkatuko

eta iraingarriak izan ziren urkullu lehendakariak esan zuen moduan adierazpenok iraingarriak dira

eta gaurko ertzainari ere egiten zaizkien irainak dira giza eskubideak izan dira eta dira ertzaintzari jarraibide eta helburu eta otegi jaunak

llanos andrea euskal sozialista pastor jauna zurea da hitza

diot pastor jauna ez dakit hitzetan topatuko garen

aurkitu gaitezkeen esan dut ekimen hau lekuz kanpo hartzen nuela eta berrestu egiten dut pentsatzen dudalako eztabaida hau zailtzeko

delako egia esateko hau aurkeztu zenean pentsatzen nuen maneiroren manufakturako ekintza bat zela ekimen bat zela

aurkeztu ahal izango zuela horrelako ekimen bat eta horregatik pentsatzen dut

ekimen bat bezala izendatu behar dela izan ere horrelako jarrerak parlamentu honetan ekarri dituztenak iragana baita ere direlako

hori ba nola amaitu zen nik ere gogoratzen dut pentsatzen dut

ez duela suposatu behar iraina eta nik horretaz hitz egiten dut hemen hitz egin da zerrenda bat egon zela basagoiti jaunak hemen irakurri zuena eta nik ere beste zerrenda bat irakurri dezaket eta horretarako zerrendaketak existitzen dira

ponentzia nik ere ipintzen dut baina horrek aurrekin bat eduki zuen eta aurrekin

iñigo urkullu giza eskubideen batzordeko burua zela lehendakaria

estaban muertas otegi jaunak nik uste dut honi egiten ziola

berak buruan zeukana hitz horiek esan

halaxe errekonozitu duzuela beste biktimak kontzeptua erabiltzen duzuenean edo poliziaren abusuen biktimak

diren terminoak edo diren kontzeptuak baina nolabait horiek ere

zenituztela pentsatzen nuen eta gaur horretaz hitz batere ez hitz egitea

eta txosten horiek dira hain zuzen ere txosten horiek dira jaurlaritzaren eta euzko alderdi jeltzalearen

eredua giza eskubideen konpromisoaren aldeko jarreraren eredua eta edozein gainetik gertatutakoa gertatuta giza eskubideak izango direla norabidea beti euzko alderdi jeltzalearentzako eta eusko jaurlaritzarako

ez zuen txostena horri erreferentzia egiten ezta pentsamenduan ere bere adierazpenak egin zituenean

ez zuen kontestualizaziorik egin ez otegi jaunak beste gauza bat egin zuen askotan egin izan duena dena zaku berean sartu dena zaku berean

gertatutako guztia dena berdin balitz moduan eta zertarako bere iragana eta ezker abertzalearen iragana zuritzeko

eskerrik asko iturrate jauna eztabaida amaituta

euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa bederatzi

onartuta geratu da euskal sozialisten osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena indarkeria matxista gure gizartetik desagerrarazteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko ia urtebete igaro da gasteizen hamaika

milaka pertsona atera ginen kalera indarkeri matxistaren ikuspegi

baina batez ere mugimendu feminista hemen eta lanerako prest dagoela adierazteko zioten ez gara ez biktimak ezta pertsona pasiboak ere gure bizitzaren protagonistak baizik

eragin zuzena duen subjektu politikoak gara arazoaren muinari heltzeko ordua da konpromisoak hartzeko ordua

menpekotasun espazioan ezartzen dituen sistema eraldatzeko garaia badakigu bere jatorriak zeintzuk diren eta

pertsona hauek dira pertsona hauek talde hauek aditu hauek dira behar ditugunak kalean daudenak egunerokotasunean tribunaletan indarkeria pairatutako emakumeak defendatzen dituztenak artapen goiztiarrean lanean ari direnak

kalean jasotako eraso bati aurre egin diotenak edo egin ezin diotenak bortxatuak izan direnak eta horri aurre egin eta ahaldunduta atera direnak euskal herriko mugimendu feminista antolatu eta langilea

horien guztien beharra daukagu urtetako borroka feministari esker emakumeok emakumeontzako oinarrizko eskubideak eskuratuz joan gara alabaina euskal herriko eta mundu zabaleko emakumeak

ez baitugu eskubide guztiak berdintasunez gauzatzeko aukerarik datuak izugarriak dira salaketei begiratzen badiegu

jakinda ere gutxienekoa dela salatzeko erabakia hartzen duen hori sexu jazarpenari begiratzen badiogu europako emakumeen

sexu jazarpena sufritu duela dakigu ehun emakumek herenak lantokian erasotuak izaten ari diren emakumeei begira jartzen bagara hamabost

gure gorputzarekin sexualitatearekin edo ugalketarekin egin nahi duguna erabakitzeko eremu publikoaz gozatzeko eskubidea ere urratzen zaigu bertan erasotuak izateko arriskuarekin bizi baikara emakume izate hutsagatik

utopia bat bilakatzen da askorentzat oraindik horregatik iritzi diogu aldarrikapenen artikulazio bat behar beharrezkoa dela

eta bidea lege honetan behin baino gehiagotan azpimarratu dugun ikuspuntu integrala izateak indarkeria bera nola izendatzen dugun aztertzetik honi aurre egiten dioten pertsonen moduen eta analisian hitzak egitearen beharrera garamatza

etxean kalean lanean pairatzen ditugu indarkeria mota anitzak gizonengatik zeinak bikotekideak aitak nagusiak lankideak irakasleak edo guztiz

baina haien gorputzen estruktura biologikoari aurre egiten dioten pertsonek

konportamendu sexualarekin sistemaren ordenari aurre egiten diotenek ere

pairatzen dute indarkeria matxista hain zuzen emakume eta gizon izatearen birformulazioa egiten duten pertsonak zigortzeaz arduratzen da indarkeria maskulinitate hegemonikoaren ordena zalantzan jartzen duena bidean berriz sartzen saiatzen da indarkeria matxista salbuespenezko gertakizun bat ez den neurrian eta gure egunerokotasunean bizi dugun neurrian lehen mailako arazoa da guretzat eta horrela ikusi da erdietsi dugun akordioan ez da arazo erresidual bat

askotan ez garela gai ere ez indarkeria matxista hau antzemateko naturaltzat eta normaltzat hartzen ditugun jokamolde eta egitura horien atzean dagoen indarkeria identifikatzeko arazoak ditugu guk geuk ere askotan eta oraindik ere neurri handi batean ere ezkutuan mantentzen den indarkeria da indarkeria matxista hori eta azaleratu behar duguna

legea erdiestera goazela espero dugu guztion laguntzari esker

sexua dela eta egiten den bazterkeriaz gain aipatzen nuen moduan beste faktore batzuk ere badaude klasea adina dibertsitate funtzionala arraza eta abar era askotako diskriminazioak sortzen dituztenak beraz

era berean identifikatu behar ditugu gainerako zapalkuntza faktoreak ere nola gurutzatzen diren laburbilduta helburua gizarte errealitatearen gaineko begirada konplexua bihurtu eta politika publikoetan eskuhartzeko politikak diseinatu eta jartzea da

euskal herria bildutik nabarmendu nahi dugu ezin dugula egoera honen aurrean geldirik egon isilik egon hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da eta gure ardura politikoari erantzunez gaurko plenoan ekimen aurkeztu genuen

matxista lehen mailako arazo politiko gisa kokatzen zuena isiltasunari aurre egiteko legebiltzarrean ponentzia bat eratzea proposatu genuen hasiera batean garrantzitsua den gai honi zentralitate politikoa emateko eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzak bizi ahal izateko

ponentzia hasierako ponentzia baten beharra edo batzorde berezi baten beharra ez zutela ikusten eta guretzako garrantzitsua bazen ere

aldez aurretiko analisi bat egin behar zela ikusten genuelako

lanean ari diren pertsonekin hala ere ponentzia

non baino norekin eta nola egiten dugun eta

adituak arituak kontuan hartuko dituen espazio bat zabaltzean jarri genuen negoziazio puntua eta heldu gara akordio batera guztion artean ba guretzako pozez betetzen gaituena uste dugulako

non baino nola eta norekin egingo genuen eta hor denok ados jartzea ederra izan da adituak eta arituak entzungo dituen

zutabe sendoen baita eraikian izango dela pentsatzen dugu biktimetan baino

eta integrala izango dela pentsatu dezakegu eta asko pozten gaitu hala ere prozesuak berak zer ematen duen eta zein norabidea hartzen duen ikusi beharko dugu eta horretarako markatu dugun elkarrizketarako eta

legebiltzarraren eta legea garatzen ari direnaren arteko etengabeko elkarrizketa

aurrera egiteko erraztasun gehiago izango ditugula sinesten baitugu herri honek behar duelako

herritarrei eta emakumeei zor diegulako isiltasun bortitzari eta isiltasun konplizeari isiltasun mingarriari hitzarekin

elkartasun feministarekin erantzungo diogu mundu berria nahi dugu eta ezin dugu gerorako utzi

gutxiesten mespretxatzen eta bortxatzen gaituen patriarkatutik libre dagoen munduan bizitzea merezi duten bizitzak bizi nahi ditugu

erabaki nahi dugu eta ez inposatzen digutena eta horretarako ezin gara geldirik gelditu segi dezagun bidean segi dezagun lanean eta eskerrik asko
guztioi eskerrik asko etxebarrieta andrea zuzenketa aurkeztu dituzte taldeen txanda euskal talde popularra garrido andrea

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on berriro

alderdi guztiok ahaleginak egin ditugula eta ahalegin bereziak akordio honetara

biktima berriak ezagutu ditugun astean pentsatzen dugu hausnarketa

eta egin behar dugula instituzio eta esparru guztietan berrikusi behar dugula daukagun indarrean marko juridikoa eta hausnarketa horren arabera ere neurri berriak sustatu behar ditugula instituzio guztietan

azpimarratuko nahi nuke estatu mailan alderdi guztion artean sinatutako akordioa emakumearen aurkako bortxakeriari aurre egiteko eta nola kongresuan

arabera batzorde berezi bat sortu dela eta batzorde honek egingo dituen lanen ondorioz txosten zehatz bat izango

para el mes de marzo uste dugu gai hau aztertzeko kontuan izan behar dugula bai oinarriak

berarekin hitz egin dut gai honi buruz eta aipatu diot ponentzia bat sortu zela zortzigarren legealdian ganbara honetan eztabaida sutsua eduki genuen eta gainera hainbat

hori konklusio batzuk atera zituen eta konklusio ondorio guzti horiek gainera legebiltzarrean aprobatu zirela aho batez

kontuan izanik lehendakariak berak bere inbestidura saioan aipamen berezi bat egin zuela gai honi buruz

por lo tanto nik azpimarratuko nuke akordioa ona dela eta gai honetan ere betebeharrak ipintzen dizkiogula berriro eusko jaurlaritzari eta espero dugula kasu honetan ere

guzti hauek betetzea ahal den neurrian lehenbailehen besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos arana andrea

actual eskerrik asko eskerrik asko arana andrea

la proposición inicial nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

andrea legebiltzarkideok eguerdi on denoi sailburuak

eztabaidatzen egon ginen leku berberean orduan

ez dago eta gure artean behintzat eta orduan ez zegoena ia existitzen gaur gure artean dago legebiltzar honetan alderdi batzuen ordezkariak berdinak ginen garrido andrea gogoratuko du eta ordea beste alderdi batzuen ordezkariak berriak dira berriak zarete ez da erronka makala ez

hauxe da eh bilduk gaurkoan proposaturiko legez bestekoa eta nola ez nahi hori

eskari hori errealitate bihurtzea areto honetan gauden denok konpartitzen duguna eta gure gizarteak bere osotasunean esango nuke

gauza erraza ez da nahia edo eskariarekin soilik bete

izandako eztabaidan nire parte hartzearen hasieran erabilitako hitz berberak errepikatuz hastea gustatuko litzaidake labur labur zergatik

ez delako aldatu gure gizartetik indarkeria matxista desagerraraztea gaur hemen hartutako erabakiekin lortuko bagenu hain erreza izango balitz edo eh bildu taldeak proposaturikoarekin

gauzak dakigunez ez dira egun batetik bestera aldatzen

hain zuzen ere emakumeen kontrako indarkeria oinarritzen eta iraunarazten duten baloreak aldatzea

berriro ere diot eraso eta jarrera sexistak ez dira jokaera isolatuak guztiz alderantziz emakumeen kontrako bortxakeria

bizitza osoan ahalbidetzen duen sistemaren parte dira eta emakumeen segurtasun askatasun eta gaitasunaren kontra egiten du gure artean gure gizartean zoritxarrez oraindik badaude horrelako

onartzen dituzten jarrerak eta jokaerak berdintasun eza da emakumeenganako bortxakeria ororen oinarrian dagoena eta beraz bortxakeria horren borroka eraginkorrak ezinbestean egon behar du balore aldaketa sakon bati lotuta

horretan dihardugu lanean ez legealdi honetan bakarrik euskadin urteak daramatzagu gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko

aitzindari eta adibide izan gara batzuetan beraz gaurko erdibidekoan

aurrera baino ez dugu ematen bide luze honetan tamalez eskuartean dugun gaia konpontzeko

ez delako existitzen orduan duela hiru urte aho batez onartu genuen erdibideko bat eta oraingoan ere horrela izango dela ematen du benetan eskertzekoa da talde guztiek izandako prestutasuna bakoitzak dituen errezeloak eta errebindikazioak albo batera uzteko eta indarrak batzeko kapazidade hori

duela aste batzuk estratu honetatik esaten nuen moduan

jarduten geundela eskuartean daukagun gai honek adostasun sendoak behar ditu

gobernuak bideratu eta gizarte osoari helarazi beharrekoak horrela bada adostutako erdibidekoaren inguruan aipamen batzuk egin nahiko nituzke nire ustetan behintzat honetan jasotako puntuak

lehenik eta behin eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio lan prozesu bat burutu dezala aukera emango duelarik

erakunde arteko bigarren akordioaren jarraipen batzordearen esparruan besteak beste horiek eguneratzeko eta

egokiak egiteko niri bai gustatuko litzaidake erakunde arteko akordio honek

egitea bere lana uste dudalako ez dela oso ezaguna eta aipagarria iruditzen zait akordio honen helburua euskal autonomia erkidegoan tratu txarren eta sexu indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzen lan egiten duten erakundeen arteko koordinazioa da horrela emakume horiei babesa eta arreta osoa bermatzeko arlo ezberdinetan osasun arloan polizialean judizialean eta gizarte arloan batzorde honetan parte hartzen dute hainbat sailek esan ditu baina bai gustatuko litzaidake horietaz aparte nabarmentzea

emakumeen elkarteen ordezkarien ekarpenak jasotzen dituela eta horiek jarraipen batzorde horretara eramaten direla beraz ahotsa badaukate bertan akordio honen jarraipen batzordea

benetan egun hauetan pasaden legealdiko parte hartzeak berrikusten izan naiz eta kontua galdu dut zenbatetan emakunde etorri den

bai gizonen eta emakumeen berdintasuneko bostgarren plana aurkeztu eta ondoren hau garatzeko eta

jarraipena egiteko azalpenak ematera zifrak planean jasotako ekintza berri guztien aurkezpena eta ondorengo jarraipena guzti hau ematera hau azpimarratzea

eta ez bakarrik emakundek gai honetan zer esana duten

ekintzak aurkeztera datuak ematera agertu dira behin baino gehiagotan guzti hauek aurkeztu eta aztertzea beharrezkoa baita eta etengabeko hobekuntza bat lortzeko bidean

erdibidekoan jasotzearen garrantzia ikusten duzuenez

hala ere uste dut errealista parte hartzailea zer esana duten dugun agente ezberdinek elkarlanean jardutekoa

barrezka edo aipatu dituzu erdibidekoan jasotako puntuak eta benetan nik ez dut uste

erdibideko honetan jasotako puntu guztiak adostu behar izan ditugu eta talde ezberdinek egindako ekarpenak dira beraz

adostasun gune bat eta nik garrantzitsua ikusten dut eta gainera

hasieran esan dudan bezala eta bukatzeko legebiltzar buru andrea erronka ez zen makala

indarkeriaren inguruan hitz egiten dugunean datuak ez dira

azaldu dira lan handia dugu egiteko guk gobernuak gizarteak orokorrean emakumeen ahalduntzean hezkuntzan komunikabideak eman beharreko tratuan

prebentzioan arreta zerbitzuan beraz elkarlanerako deialdia beharrezkoa da elkarlana honelako akordio sendoak hartu ahal izateko sailen arteko elkarlanean erakunde arteko elkarlanean elkartegintzarekin elkarlanean
jarraitu dezagun bidean eta gobernu honetako eskerrik asko arrizabalaga anderea erantzunen txandara pasatuz

aipamen ezberdinak egon dira eta horiei erantzun edo ekarpenak egin nahian garrido andreak aipatu du egindako ponentziako ondorioak eta jasota daudela eta uste dut

zerotik abiatzen eta horrelakoak kontuan hartu beharko direlako legea egiterako garaian uste dut horrelakoak azpimarratzea garrantzitsua dela eta kontuan izatea

ez garelako zerotik abiatzen hemen ez delako zerotik abiatzen mugimendu feministan emakunden bertan ere ez uste dut lan asko egina dagoela eta horregatik besteak beste batzorde bereziaz ponentziaz hitz egiten genuenean zen ere egindako guzti hori biltzeko espazioa bezala baina beste

horrelakoak mahai gaineratzeko momentua egongo dela ikusten dugu bestalde

arrizabalaga andreak ere ekarpenak egin ditu horren inguruan egia da gu lan hau egiten ari ginenean

eta bere garaian ere komentatu nizun moduan pena bat dela egiten ari den lanaren berri ez izatea hain zuzen

informazio elkartruke handiagoa izatearen garrantzia

ez gaitezen bitan edo hirutan lan berdinak egiten ibili baina bai uste dudana da akordio interinstituzional honek

hortxe elkar elikatzen ibili gaitezkela baina

izatea sánchez andreak aipatu du aurreko legegintzaldian proposamen berdina ekarri genuela eta bere garaian ere ezezkoa

beste bide batetik jotzea hobeto jo egin zela baina momentu horretan ere jakinarazi zitzaigun berriz aurkeztekotan alde

garaiak aldatzen direla eta horren adierazlea beste puntu batera heltzeko aukera izan dugula guk horrexegatik aurkeztu genuen berriro ere zegoen moduan uste genuelako eta egia da hau psek eta eajk egindako akordioaren aurretik aurkeztu

momentuak aldatzen dira baina heldu gara beste puntu batera uste dut garrantzitsua dela ere

eta amaitzeko bakarrik esatearena lan handia daukagula egiteko hau hasi besterik egin ez dela

eta beste batzuetan ados egongo ez garela ere ez dut zalantzarik egiten baina elkarlanerako bide luze zail bat izango dugula

emaitza espero dezagun emankorra izango dela eta elkarlana hemen kalean mugimendu feministarekin emakunderekin erakunde desberdinekin egiten hasiko garen hau

ardura handia delako eskaria badagoelako eta garaia badelako ere hemendik lau urtera horrelakoak berriro errepikatu behar izan ez ditzagun beraz

ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemosek bai arana zurea da hitza

euskal sozialistak sánchez anderea bertatik sí

sánchez andrea eta amaitzeko arrizabalaga andrea zurea da hitza

parte hartuko dut ez nuen asmorik baxatzeko bigarren txanda honetan baina bai nahiko nuke arana andreari

arrizabalaga andrea bototara jarriko dugu eztabaida amaitu denez eh bildu euskal sozialistak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto

gai zerrendako seigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena euskadiko ostalaritza sektoreori estatus berri bat eman beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andereak dauka hitza entzumen aurkeztu eta

helduko da ez da gutxi nik uste dut akordio hori partziala den arren aterako garela

hobeto ez ahal genuen bezain ondo baina apur bat hobeto eta esaten nuen moduan hori ez da gutxi uste dut eztabaidatuko dugun proposamena egokia dela bere muinean azken finean behar bati erantzuten diolako eta neurri batean ere konponbideak proposatzen dituelako uste dugu ostalaritzak daukan dimentsioagatik merezi duela errekonozimendu espezifikoa gobernuaren organigraman

eguneroko praktikan ostalaritza

izana badauka aktibitate ekonomiko oso altua sortzen duelako herri honetan bost mila bostehun milioi euro baino gehiago

gehiago daude ostalaritzan izana badu eta izena eduki behar du behintzat

gobernuaren organigraman izen hori izateko gainera elementu bultzatzaile bat noski tratamendu eta arreta espezifiko bat emateko hain garrantzitsua den

ppk ekarri zuen proposamena jatorrizko proposamenean eskatzen zutena zen sailburutza espezifiko bat sortzea turismo merkataritza eta ostalaritza izenarekin

berri hori guk uste genuen eta muinean ados egonda proposamen hori hobetu zitekeela eta zuzenketa baten bidez saiatu ginen

eskatzen genuen espezifikoki onartzea departamentuaren funtzioen artean

gobernuaren sailak antolatzen zuen dekretuak markatzen zituen funtzioetatik haratago espezifikoki txertatu behar zela baita ere ostalaritzaren

zegokiola beste aldetik eskatzen genuen onarpen horri zegozkion moldaketa organizatiboak gauzatzea funtzio hori bete ahal izateko eta hirugarren puntuan hasieran aipatzen nuena izena eta izanaren hitz jokoaren haritik izena ere

ostalaritzaren izena txertatzea uste genuen proposamen honekin hobetzen genuela jatorrizko planteamendua baina ikusi dugu akordio bat egon dela gobernua sostengatzen duten alderdiekin eta

nahiko tentagarria delako gobernua sostengatzen duten alderdiekin akordio batera heltzea horrek suposatzen duelako

loteslea izango dela eta ondorio praktiko errealak edukiko dituela eta beraz ulergarria iruditzen zaigu azken finean inportanteena bermatzen dela hau da ostalaritzari

gai hau eramateko horregatik ez dugu kontra bozkatuko abstenituko gara baina ez dugu aldeko bozka emango arrazoi sinple batengatik

kudeatu behar zen gai hau baina argi geneukan gauza bat ostalaritzak dauka gaur egun lotura askoz handiagoa merkataritzaren sektorearekin baino alde horretatik esan behar da pnv eta psoek aurkeztutako zuzenketa autozuzenketa bat egiten zuten turismo legea lópez de ocariz andereak aipatu duen turismo legean eskatu zutelako

neurriak eta arauak ateratzea onartzen zutelako egia esan ostalaritza turismotik haratago fenomeno bat zabalagoa dela eta berez ez da txertatzen zehatz mehatz turismoaren teilatupean baina orain behin eta berriro zuzenketan eta orain adostu den erdibidekoan lotzen da

eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera

andrea euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok sailburu jauna arratsalde on guztioi euzko abertzaleak taldearentzat ostalaritza sektorea garrantzi handia du gure ustetan sektore honek zenbait ezaugarri ditu

nire aurretik hitza hartu duten beste bozeramaile batzuk aipatu dituzte baina

alde batetik ezaugarri propioak ditu zalantza izpirik gabe sektore honek sektore ekonomiko

euskal ekonomian hemen esan da gure barne produktu gordinaren ehuneko laua ordezkatzen duela eta enpleguari dagokionez ehuneko bosta zenbait kalkuluen arabera gutxi gorabehera ostalaritza sektorean

beraz enpresa guztietatik ehuneko bederatzi

baita ere eta hemen aipatu da beste ezaugarri batzuk partekatzen dituela merkataritza sektorearekin eta

merkataritza sektoreari dagokionez casanova jaunak

baina zeozer azpimarratzekotan nik bi aspektu edo ideia azpimarratuko nituzke geure herrien auzo hirien egituratze lanetan bere ekarpena egiten du ostalaritzak zalantzarik gabe eta

bat baino gehiago gosez jota egongo dela eta

denbora eta aukera ez baldin baduzue jakin etxe honetan edo legebiltzarreko inguruan ostalaritzak oso eskaintza

eta beraz aprobetxatu on egin guztioi eskerrik asko uribe etxebarria jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

erantzunen txanda bat irekiko dut euskal talde popularra zurea da hitza lópez de ocariz andrea

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eh bildu taldearen ordezkaria

uribe etxebarria jauna zurea da hitza bai oso labur eserlekutik

uribe etxebarria jauna eta amaitzeko elkarrekin podemos garcía andereak ez du hitzik hartu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz